sailburuak legebiltzarkideok

de este calibre hau da talde sozialistaren ekimenaren helburua

eta kultura sailburuordearen gehiegikeriak saihestea da

diru laguntzak kendu eta besteei ordea gaineratu dizkietelako nahi izan duten bezala ulergaitza da gobernari batek

reyes jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz breñas andrea zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideak batzordean luze eta zabal hitz egin genuen duela gutxi gai honetaz horregatik saiatuko naiz gure jarrera laburki azaltzen eta era berean

batetik blas de otero fundazioaz egitasmoa interesgarria iruditu arren datuekin argudiatu genuen duen aktibitate eskasa

eta ondorioz egokiagotzat jo genuen dagokien ohiko diru laguntza deialdira aurkeztea

baina batzordetik hona kontrastea egin dugu eta ondorio berera iritsi gara aktibitate puntuala du eta sektorea ordezkatzen duena ganbara da hirugarrenik euskadiko idazleen elkartea daukagu

aurkezteari eta argudioak ondorengoak dira unean uneko jarduera du eta ez jarraitua horretan bat egiten dugu gobernuaren ikuspegiarekin

en la comisión soilik utzi nahi genuen garbi euren helburua hori dela besterik ez ildo honetatik ulertzen dugu

baina euskararen egoera ahulagoaren aurrean desberdin lagundu behar dela zergatik bat lehenengo arrazoia euskal herrian euskara da

hau da hizkuntza ahulena eta beraz ahulenari gehiago lagundu behar zaio bigarrena erkidegoan bi hizkuntz ofizial dauzkagu

baina euskara da euskal herriko berezko hizkuntza eta gainera hizkuntza egoera desorekatu batean bizi gara non handiak txikia jaten duen

eta indartu dadin hau esanda uste dut komenigarria dela azaltzea polemika sortu eta gauzak nahastearren hedabide batzuetan agertu denaren kontra

ez gaztelerazko literatura sustatzearen aurka zelako astakeria

egoeran se trata de una cuestión de supervivencia eta oso adibide xumea jarriko dut bi ume mendian galduta egun batzuetarako

eta bestea potoloagoa eta indartsuagoa esne eta janari gutxi banatzeko nola banatuko zenukete dagoen esnea eta jana

onaren arabera apur bat gehiago argalari eta

ateratzeko txikia gaixotu eta denborarekin hil ez dadin hori da hain zuzen kasu honetan ere eskatzen duguna dauden baliabideak daude eta oreka lortu arte banaketa desorekatua egin behar da bidezkoena delako ildo horretatik

ez da ez inor ez ezer baztertzea baina bai lehentasunak markatzea eta euskara euskal herrian lehentasuna da

eman dadin eta are gehiago esan nahi nuke arazoa ez da gaztelera jakina inolaz ere batzuek etiketa hori jarri nahi badigute ere hau ere astakeria galanta baizik eta gazteleraren izenean mendeetan

ezarle ukatzaile eta desorekatuak gaztelera hizkuntza nagusi eta bakarra bihurtzeko hori da arazoa eta orain horren adibide zehatza legean

hutsaren hurrengoa bilakatu nahi den herri honen gehiengoaren nahiaren kontra

nos está proponiendo hau esanda eh bilduk aldarrikatzen du euskal kultura indartu eta

integrala eta arrazoia oso sinplea da eta berriro errepikatuko dut

baina berriro esango dut non izango da bestela euskal kultura nagusi euskal herrian ez bada eta ondorioz

bat eginez sailburuaren azalpenekin eta jeltzaleen osoko

irizpide teknikoak eta baliabideen optimizazioa oinarri batetik eusko jaurlaritzak bermatzea euskadiko idazleen elkartea blas de otero fundazioa eta euskadiko liburu dendetako elkarteen federazioa sarbidea duten

euren jarduera programa garatze aldera dirulaguntza eskuratzeko aukera izan dezaten hori batetik

gobernuaren ikuspegiarekin bertan eskatzen genuen euskal produktoreen

emateko aukera berraztertzea bere jarduera eta helburuei erreparatuz baina bide horretan azkenean eajrekin erdibidekoa sinatzea

baturik beraz alde horretatik eskerrak eman jeltzaleen ordezkariari gai honetan adostasuna topatzeko agertutako prestasunagatik eta ondorioz erdibidekoa horrela geratu delarik eskatzen diogu

sailari jarrai dezala kultur eragile desberdinei ematen zaizkien diru laguntzak prozedura arruntaren bitartez

eta diru laguntza izan duenak finkatutako proiektuetara mugatuz baldin eta diru laguntza mota hauek hartzeko beharrezko baldintzak betetzen

eta bigarren puntuan onartu denez euskal produktoreen elkartearena

hauek hartzeko beharrezko baldintzak betetzen baditu besterik ez

anderea euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidenta andrea legebiltzakideok egun on denoi yo pensaba que íbamos a tener

eh bilbu taldearen ordezkaria breñas andrea zurea da hitza zure baimenarekin bakarrik erantzuteko

egin dizkidan galderen aurrean bakarrik esatea galdetu didazun guztia

andrea barrio jaunak ez euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

amaituta bototara jarriko dugu upyd mistoa gehi euskal sozialistak gehi euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

gai zerrendako bosgarren puntua mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua osakidetzako langileekin elkarrizketa eta elkarlana abian jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena ubera andrea zurea da hitza ekimena
eta aldezteko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok
egun on guztioi egia esan orain dela bi aste basurtoko

eta ondoren mozioa aurkeztu genuenetik gauzak asko aldatu dira kualitatiboki eta zoritxarrez txarrerantz gainera eta zergatik esaten dugu hau ba esaten dugu maiatzak hogeita zazpiko

ofizialean argitaratu zelako osakidetzako langileen lan baldintzak zehazten dituen dekretua edo hobeto esanda dekretazoa

bosteko ehun eta hirurogeita hamairu barra bi mila hamairu dekretua hogeita hamabost orduak bertan behera uzten dituena oinarri daukana beraz

elkarrizketarik ez eta elkarlanik osasun sailak alde bakarrekotasunaren hautua egin du argi eta garbi

interpelazioan eskatzen genion osasun saila eta osasun sailburuari besteak beste elkarrizketa eta elkarlanari bideak irekitzea

integral sendo bat eginez ba martxoko dekretua albo batera utziaz

osakidetzako partaide guztiekin langileak barne langileak ere

hausnarketa sakon bat abian jartzea kalitatezko osasun publiko unibertsal eta ekitatiboa bermatuko duen osasun ereduaren eta berorren antolaketaren ingurukoa eta ildo horiek kontutan hartuaz eta eutsiz ba aurkeztu dugu mozioa eta zehazki

dela zehazki eskatzen duguna da mozio honekin osakidetzako partaide guztiekin langileak barne

esan dudan bezala kalitatezko osasun sistema publiko unibertsal eta integrala bermatzeko eta akordioen bitartez

egitura eta antolakuntza garden eta eraginkor bat eskatzen dugu ere

hori delako azkenean langileekin elkarrizketa bideratzeko

pertsona guztien osasun eskubidea bermatzeko osakidetzan enplegua mantentzea

ikusten dugulako eta gure ustez behintzat horrela delako sistema publikoaren

langileak dira eta langileak bermatzen dute zerbitzu hori behar den bezala eskaintzea eta eskatzen dugu pertsona guztiak ardatz izango dituen herritar zein langileak osasun babes eta arreta

eta estaldura maila mantenduz horretarako bitarteko ekonomiko eta giza baliabideak bermatzea aurrekoan ere esan nuen eta etengabe ari gara azpimarratzen guztiok oso kontziente garela zer momentu gogorra daukagun eta bizitzen

azken finean bitartekoak oso mugatuak ditugulako baina bai pentsatzen dugu ere nahiz eta oso momentu gogorra bizi

paregabea dugula eskuartean hausnarketa sakon bat egiteko osakidetzak hogeita hamar urte betetzen dituen honetan

publikoa errealitate berrira egokitzeko eta etorkizunera begira jarri ahal izateko pentsatzen dut guztiok bat egiten dugula ñabardura

garrantzitsua izan dela gure gizartean guztiok garbi daukagu osasun sistema publikoa gizartearen zutabe

dela eta beraz guztion helburua bada gure zutabetariko bat mantentzea osasun sistema publikoa indartzen joatea eta tresna eraginkorra bilatzea guk behintzat ez daukagu zalantzarik hori guztion artean egin beharko litzatekeela guztion arteko elkarlanaren bidez ahaleginaren bidez eta ez aspaldian behin eta berriro

sailetik eta osasun sailburuaren ahotik entzuten ari garen bezala soilik langileei esfortzuak eskatuz edo hobeto esanda

eskubideen kostura iruditzen zaigu gauzak ez direla horrela egiten ez daukagu zalantzarik guztiok borondatea daukagula baita osakidetzako langileak ere

hoberena eskaintzeko guztion hoberena eskaintzeko benetan egoera hobetu ahal izateko eta gure sistema publikoa indartzen joateko

guztiok ahalegin bat egin behar dugu eta ezin dena izan da beti aurrean daukagunari eskatu

garbi daukagu izan behar dela urteetan lortutako eskubideak errespetatuz eta horiei uko egin gabe alegia

jorratu eta bide horri ekin pertsonekin kontatu gabe ez da zintzoa esaten aritzea

ardatz dituzuela eta gero neurriak hartu edo neurriak bideratu pertsonekin kontatu gabe iruditzen zaigu kontraesan

maiatzak hogeita zazpiko boletinean argitaratutako dekretazoaren bidez pertsonen ongizatea ezin da

eta iruditzen zaigu momentu honetan momentu inportante batetan gaudela inflexio puntu batetan aurkitzen garela hau da bide gurutze batetan aurkitzen garela

iraunkortasuna pertsonak ardatz izanda bermatzen du eta beste bideak sistemaren iraunkortasuna ekonomia ardatz izan da ikuspegi merkantilista edo ekonomiko batetik

kolore eta maldekin baina gobernu honek erabaki beharra dauka

eta ez hori bakarrik erabaki behar du noren eskutik eta nola hartzen duen ere hau da euskal gizartearekin osakidetzako langileekin herritarrekin hartzen duen bide hori

erabaki gaitasuna burujabetza hemendik bertatik

madriletik ezartzen dizkiguten erabakiak

hau da gure erabaki gaitasunari eta errealitateari uko eginez eta gaur egin dugun planteamendua hori da hor

edo bestea eta guk garbi daukagu zein bide aukeratu nahi dugu nahi dugu sistema iraunkor bat nahi dugu osasun sistema publiko indartsu bat benetan pertsonak ardatz izango dituela eta orain gobernuak pelota bere teilatuan dauka eta erabaki beharko du momentu honetan

eta benetan pertsonak ardatz dituen bidea hartzen duen eskerrik asko eskerrik asko ubera

mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

mahaiburu anderea legebiltzarkideok

eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on hasieran debate hau ikusita ematen du eta

batek aipatu du azkenean adostutako testuak ez direla

baina hori esanda eta testuak hain desberdinak ez izan arren gero ikusi dugu nola diskurtsoak

tribuna hau bere diskurtsoa egiteko eta bakoitza bere gauzarekin etorri dela tribuna honetara kontestuarekin jarraituz

eh bilduk gaur eztabaidatzen ari garen mozioa eta eh bilduk

lehen aurkeztutako interpelazioarekin interpelazioa eta hemen sustatu egin zen interpelazioa basurtoko hospitalean izandako

eta gaur eztabaidatzen ari garen mozioa osakidetzarako langileekin elkarrizketa eta elkarlana abian

bai konparatzen badugu interpelazioa eta gaur eztabaidatzen ari garen mozioa interpelazioan ere osasun sailburuak argi utzi zuen basurton gertatu zena eta zergatik

izandako jarrera gure iritzitan ere onartezina da eta

adierazten du eta uste dut roncal andrea ados egongo zarela gero eh bilduk aprobetxatu du mozio hau hona ekartzeko bere

egiteko eta betiko planteamendua egiteko

eguerdi on legebiltzarkideok beno ba hasierako interpelazioan

ospitalean langileen sindikatuetako ordezkari

osasun sailburuari eta horri lotuta ertzaintza bidali izana aurpegiratu zitzaion elkarrizketarako bideak erabili beharrean

langileen sindikatuetako ordezkari batzuek itxialdia egin zutela ospitaleko sarreran eta ondorioz

osasun sailburuari osasun sailburuak aldiz interpelazioaren erantzunean azaldu zuen han gertatutakoa

emandako azalpenak baina are gehiago adierazi zuen

negoziaketarako elkarrizketa eztabaida eta elkarlanerako beraz gure partetik behintzat errespetatzen dugu horrela erabakitzen duenak daukan eskubidea euren ezinegonak kexak eta desadostasunak

jakitera eman edo ezagutarazteko baina horiek

beste pertsonen eskubideak are gehiago osasun zentro baten harreran edo sarreran daudenean beste langileek artatu beharreko gaixoek edota hauen senitartekoek dauzkaten eskubideak

langileen ordezkariek eta osasun arloko arduradunek badaukate non batzartu eta non eztabaidatu horretarako dago osakidetzako mahai sektoriala

bideratzea lan baldintzen negoziaketa eta horri errespetua zor diogu osasun saileko arduradunek behin eta berriro berretsi dute mahaia batzartzeko deia ateak irekita daudela edozein gai eztabaidatu eta adosteko

baita beste gaiak ere aukera dago beraz iritziak plazaratzeko iradokizunak egiteko kritikak egiteko egun osasun sistemaren egitura edo antolaketari buruz osasun arloko arduradunak behintzat presta azaldu dira horretarako

gure taldearen partetik behintzat prest gaude ere bai ganbara honetan iritziak entzun elkartrukatu eztabaidatu

adosteko prest gaude ezagutzeko zeintzuk diren aurretik salatu diren osakidetzako zenbait langileek zenbat langileek dituen urteetako pribilegio horiek

praktika eta ohitura okerrak ezagutu nahi ditugu

hobetzeko argi daukagu lan egiten jarraitu beharra dagoela osasun sistema eta osakidetzaren eredua hobetzeko etengabe gainera baina ez dugu bat egiten

iluna opakoa dela esaten dutenekin por lo tanto

pertsona guztiek izan dezaten ahalik eta arreta onena

eh bilduren proposamenari eta gaur erdibidekoa adostu dugu alderdi popularrarekin

osasun sistemako langileak esfortzu handia egiten ari dira

gaur egun duguna izatera hori horrela izan dadin hobetzen jarraitu dezan konpromiso argia dauka gure taldeak egoera larria da

kexak eta euren ezin egona ezagutarazteko baina horretarako bideak eztabaida guneak eta organoak daude eta horiek errespetatu daitezen eskatzen dugu

eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandan sartuz ubera andreak dauka hitza

edo ez didazuen ondo ulertzen eta agian ikusita kamara honetan hainbeste

horietako bati klaseak eskatu beharko dizkiot

garrido andrea ez didazu ukatuko behintzat gure koherentzia aipatu didazu betiko planteamendua gaur ekarri dugula eta ez izan zalantzarik planteamendu hori ekartzen jarraituko dugula

eta beste esparru guztietako langileak defendatzen eskubideak babesten eta zalantzarik gabe elkarrizketa eta elkarlana defendatzen lehenengo txandan esplikatuko dut eta hemen daukat aurreko

testua hor argi agertzen da eta mozio honen koherentzia garbi ikusten da zein den ertzaintzarena

hitz literalki beraz koherentzia osoa orain

guri bai eta jarraituko dugu ekartzen hemen gainera badirudi batzuk kapritxoak dituztela eta kasualitatea ematen da kapritxo horiek langileak

itxialdiak edo mobilizazioetan etengabe

nola ate horiek orbegozo jaunak aipatu dituen ate horiek irekita ez nola itxita dauden ez zaie beste erremediorik geratu ba itxialdiak edo eta protestak egitea eta protesta eta itxialdi horiek maneiro jauna ez dute osakidetza

hartzen ari diren neurriak eta errespetu osoz mundu guztiarekiko errespetu osoz

bereziki herritarrekiko eta pazienteekiko eta ez da inolako oztoporik bideratzen aipatu da eta badirudi

irakurtzen hasten bazarete badirudi guztiok berdina esaten dugula termino hitz berdinak erabiltzen ditugula eta gauza bera esaten ari garela ba ez zeren gauza bat dira hitzak

ekintzak eta ekintzak erakusten du gobernu honek osasun sailak eta osasun sailburuak ateak itxi itxita dituela

mahai sektorialari ere mundu guztiak errespetatzen dugu mahai sektoriala nola ez nola ez dugu errespetatuko baina ekintzak

zein den diferentzia eta diferentzia da gobernu honek maiatzak hogeita batean onartu zuela alde bakarrekotasunez eta maiatzak hogeita zazpian

osakidetzako langileei inposatzen zeintzuk ziren lan baldintzak hori da diferentzia beraz hitzak gauza bat esaten dute eta ekintzak

kontutan izan gabe eta errespetatu gabe mahai sektoriala

alde bakarrekotasunez eta inposatuz beraz nork errespetatzen du hemen mahai sektoriala

hanka azpitik pasatzen mahai sektoriala elkarrizketa eta elkarlana

garbi jokatu dezagun eta izan gaitezen zintzoak beraz

guztiok kontziente bagara zein egoeretan aurkitzen garen eta esfortzu bat egin behar dugula

eta ezin dena izan da etengabe beti berdinei esfortzuak eskatu eta gainera esfortzuak eskatzen zaienean beraien eskubideak errespetatzeko ba mobilizazioak edo ekimenak aurrera

burutzen dituztenean kapritxoso bezala edota gaiztoak izango balira bezala tratatu ez

orduan gure mozioan saiatu garena da lehen esan dudan bezala aurkitzen garen bide gurutze horretan bide bat markatzen osasun sistema publikoak pertsonak ardatz izango dituenaren bide hori markatzen goazen guztion artean hitz egitera elkarrizketari bidea ematea mahai sektorialari bidea

guztion artean hitz egiteko hausnarketa bat emateko errealitate berrira egokitzeko

eta noski eskubideak errespetatuz guztion eskubideak

gauza asko ditugula egiteko hobetzeko eta momentu paregabean gaudela horretarako beraz egia da maneiro jaunari ez niola eskaini sinatzeko ikusita beti

baina beno hemendik aurrera konbentzitzen hasten nahi zen poliki poliki gure taldearengana hurbiltzeko

ez guregatik edo gure taldearengatik baizik eta osakidetzako langileengatik eta osakidetzako langileen eskubideengatik gure proposamena babestera zeren hitzetatik ekintzetara tarte bat dago eta desde luego

ez du erakusten inondik inora ateak irekita dituela elkarrizketari eta
elkar lanari eskerrik asko ubera andrea mistoa

euskal sozialistak taldearen ordezkariak roncal andreak dauka hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

nire asmoa ez zen irtetea baina hemen esandakoa entzun ondoren

gauza batzuk argitzea bai rebeka ubera andrea oso ondo irakurri dut

hemen izandako debatea interpelazioaren debatea eta hain zuzen ere bi aldiz irakurri behar nuen

mozioarekin eta bai koherentzia mantentzen duzuelako gai guztietan argi daukagu alderdi popularrean oso zaila dela edo ezinezkoa dela zuekin adostea zerbait

eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea guk

berriro ere bideak ireki ditzala negoziaketarako eztabaidarako eta adostasunak erdiesteko hala ere

egia da tarte handia dagoela baina guk uste dugu ateak ez daudela itxita irekita jarraitzen dutela adibidez mahai orokorrean

plazaratu edo mahai gainean jarri ziren eusko jaurlaritzaren partetik langileen baldintzen inguruan

ez lortu beste batzuetan sindikatu guztiekin batera lortu da adostasun batera heltzea horren adibide dugu adibidez errelebo kontratua berreskuratzea

erabakien inguruan egia da alde bakarreko erabakiak askotan hartzen dira eta gainera sindikatuak edo ordezkariek ez datozenean bat horren adibide dugu

hori hitzak eta ekintzak zelako tarte handia dagoen erakusle

gipuzkoako ogasunak eta behin eta berriro

gipuzkoako ogasunak bazeukan hitzarmena zergen kolektiboa bertako langileekin eta horretan jasotzen zen

geroratutako ordainsaria salario diferido deitzen dena eta urtean espainian mailako errege dekretu deiaren ondorioz

nahiz eta hasiera batean ogasunak esan zuen ez zuela aplikatuko azkenean bukatu du aplikatzen eta orain bertan ez da ordaintzen inongo salario diferiturik

hitzak eta ekintzak zelako tarte handia daukaten bestalde

honek bultzatu dezala negoziaketa eztabaida eta erabakiak hartzerakoan adostasunetara heltzea eta horretarako dauden bideak
erabil ditzala besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna

amaituta bototara jarriko dugu eh bildu eta euskal talde sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

eh bildu eta euskal sozialistak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo osoko bilkurarako utziko